arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari
legebiltzareko talden txanda bat ebastenak aurkestu ditusten urrenkeran eta ogei minutu epea asteko eh bilduren ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta arratsalde on guztioi

aurkeztu du ponentzi bat edo lantalde bat sortzearena izan ere joan den astean

legeari eta bihar kongresuan hemen euskal herrian argi gorria emateko garaia iritsi da

agerraldi eta mobilizazioei bide ematekoa garaia iritsi da euskal herrian gure hezkuntza sistema propio eraikitzeko urratsetan aurrera egitekoa helburu horiekin

denok bilduko gaituen espazio edo foroa bai eragile sozial

eta baita eragile politikoak ere hausnarketa gardena partehartzaile eta sakona abiatzeko asmoarekin ez gara hutsetik abiatzen hezkuntza eragileek jadanik eraiki eta eraikitzen ari dira adostasunak hezkuntza eragileak bidea erakutsi digute

lomceri aurre egiteko bidea hezkuntza sistema propioa nola eraiki erakusten digun bidea legebiltzar honetan ere gaur goizean

alderdi popularra izan ezik beste guztiok argi dugu

ez dugula nahi argi dugu herri honi eta herri honen hezkuntza sistemari eraso egiten dion argi dugu herri hau zapuztu egin nahi duela hau horrela izanik urkulluren gobernuak lomceri aurre egiteko sekulan gobernu batek

minbre guztiak ditu saskia osatzeko lomceri ez esan eta honi aurre egiteko horretarako jartzen dugu mahai gainean ponentzia osatzea elkarlanean aritzeko eragile sozial sindikal

politikoak hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua da deklarazioetatik ekintzetara ulertezina da beraz bai

jarrera ez dute ponentzia osatu nahi ordu asko eman dira legebiltzar honetan lomceri ezetz esaten

baina aurrera pausurik ez horixe da hain zuzen ere

elkarlanean aritzeak eta adostasunetara iristeak denon arteko lana eskatzen du denok gaude

esateko garaian gaur egun ponentzia ezberdinak daude martxan kannabisa bake eta bizikidetzarena orain dela bi aste onartutako gazte ponentzia egitearena

eta abar eta abar ez al da garrantzitsua eta herri honetarako funtsezkoa hezkuntza

ponentziari ezetza esatean hezkuntza gaietan legebiltzar honetan gai asko jorratzen dira haur baten ezintasuna dela eta garraiorik eza orain dela gutxi batzordean ikusi genuen bezala sopuertan eskola publikoa sortzea gasteizko eskola mapa eratzea

ikastetxeetako erremanenteak mantentzea ikastetxeetako obrak eskoletako wifiak eta abar luze bat gai hauek guztiak garrantzitsuak dira ez al da garrantzitsua eta hil ala bizikoa ere gure hezkuntzaren

ez al da garrantzitsua ere gure hezkuntza eta herria zapuztu dezaketen erasoei

aurre egitea ez al da garrantzitsua ere

honetaz hitz egiten ari gara hau guztia ahalbideratuko duen marko

zeri diote beldur pnvk eta partidu sozialistak hezkuntza eragileek argi eta garbi erakutsi digute bidea

lanarekin eta elkarlanarekin egiten dela argazki ederra erakutsi ziguten urriak hamabian bilboko kaleak bete zituztenean horixe bera espero dute ordezkari politikoengandik egin diezaiogun aurre denon artean

eta egin dezagun bide propioa denon artean atera gaitezen egungo markoaren

madrilek inposatzen digun markoaren errotondatik har dezagun gure bidea hezkuntzaren bidea gaur hezkuntza eragileei eta gizarteari erakutsi behar diogu kapaz garela denon artean lan egin eta adostasunetara iristeko ezin dugu eragileengan eta gizartean frustrazioa sortu ponentzia eratu dezagun

denok bertan parte hartu ahal izateko

ezeri entzun hitz egin eta adostu horixe bakarrik horretaraino

eta hori da aurkeztu dugun ebazpen proposamena begiratu ditugu beste alderdien ebazpen proposamenak

en las propuestas de resolución zuek egindako ebazpenak proposamen deklaratiboak dira batik bat orain arte

doazenak baina kezkagarriena celaá andrea ez da hori

hemen bi eredu daude bata da

argumentazio guztia parametro horien barruan kokatu dira

horixe da zuk gaur goizean egin duzun ejerzizioa eta baita ere zure ebazpen proposamenetan azaltzen dena muturreko eskubiak edo

eta hain zuzen guk printzipio ez ideologikoak ezkerrekoekin ados gaude eta

hemen tratatu ez duzuna eta zure ebazpen proposamenetan ere ez dagoena euskal herria espainiako estatutua

euskal herriko eredua edo espainiako eredua eta hemen ez gaude ados euskal herria bilduk oso argi dauka euskal herriko eredua nahi duela

aurka bai bazaudete baina madrileko dependentzia menpekotasuna zuen ebazpenen funtsean daude lomce ez loe bai esatera etorri zara gaur goizean

horixe da defendatzen duzuna gaur goizean esan duzun bezala non gelditzen da euskal hezkuntza sistema propioa euskal herritik sortua euskal herrirako

esan bezala parametro horietan ez gatoz bat celaá andrea bi eredu daudelako euskal eredua gu defendatzen duguna edo behintzat guk euskal ereduaren aldeko apustu irmoa eta garbia egiten dugu eta espainiako eredua zuek espainiako ereduan zaudete

ez dugu ikusten apustu irmorik ez aplikatzeko jakin badakizu zuekin berriozabal andreak jakin badaki berarekin

auzitegi konstituzionalaren aurrean errekurtsoak ez du esan nahi

alderantziz baizik aplikatu aplikatuko da gaur goizean

hala ere herri honek postura irmoa eta sendoa eskatzen dio gobernuari bere ordezkarien ahotik entzun nahi dute ez dela aplikatuko

sailburuak ozen eta irmo hori esateko

ez aplikatu planto egitea esan nahi du badakit hau zuentzat marra gorri bat dela eta ez duzuela honetaz hitz egin nahi ere baina begira zer esan zuen

nik dakidanez oraindik euskal herria bildun ez da afiliatu ni dakidanez baina

euskal herri bildukoa izatea leporatu ahal zaionik gaur goizean

diskurtso entzun ditugu bata da etsipenaren diskurtsoa sailburuaren ahotik nahi dugu baino ezin dugu

eta beste bat triunfalismoarena zure aldetik berriozabal andrea triunfalismoarena y tú mas el tú más horixe da hain zuzen zuk gaur aditzera

batak besteari ez dio kentzen guk ponentziaz hitz egiten ari garenean da denok

hezkuntza agenteak hezkuntza politikoak ordezkariok gu herri ordezkariok denok

horixe da hain zuzen lehen esan nahi

konfrontazioa ez da eta zuk horrela kokatu duzu gaur goizean konfrontazioa ez da euskal herria bildu pnv ez

zeren konfrontazioa euskal herria eta estatuaren artekoa da horixe da

horrantz jo behar dugu eta behin baino gehiagotan eskaini dizuegu

lan egiteko nahiz eta desadostasunak baditugun eta ez nolanahikoak

horixe da konfrontazioa ez gure artean baizik eta euskal herria eta estatuaren artekoa da

hori garbi edukitzea oso inportantea iruditzen zait eta horren arrazoienetako bat ponentzia

la ponencia eta bukatze aldera bai erreparatu nahi diot hain zuzen gure taldeak gaur

guk bat gatoz zuek planteatutako ebazpen proposamena

esan dizuegu bat gatoz legearekin baino horretarako

sortzea dela lehen esaten nizuena denon artean egitearena bai beste

y no aplicar la lomce isiltasuna mesedez baina nahiz eta horrela planteatu dizuegun

bukatze aldera gauza bera errepikatu nahi dut bat guk ponentzia eta hori

nahi dugulako hain zuzen hezkuntza eragile guztiekin eta

foro bat lantalde bat osatu denon artean lomceri ez aplikatzeko

jarri behar diren adosteko eta baita ere gure hezkuntza sistema propioaren bidea egiteko hori batetik eta bigarrenik

konfrontazioa euskal herria eta estatuaren artekoa da horren apustua egiten baldin baduzue
zuen alboan edo zuekin batera edukiko gaituzue besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

jauna jarraian euskal talde sozialistaren ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias señorías eskerrik asko celaá andrea jarraian mixtoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna eta buelta hau amaitzeko

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on denoi

ezagututako hezkuntza lege berriari dagozkion guztiak komentatu eta eztabaidatzeko

gure alderdiaren postura honen aurrean argia da berriozabal andreak legearen kontra ditugun argumentu guztiak azaldu ditu argi eta garbi era batez arbuiatzen dugu eta arbuiatzeko arrazoi horiek

horrela euzko abertzaleak taldearen izenean hauek dira orokorrean aurkezturiko ebazpenak legearen garapen osoaren inguruan uste dugu oinarrizko hezkuntzaren helburua dela pertsonak bere bizitza osoan eta dimentsio guztietan izan beharreko garapen orekaturako

lege bereizle eta birzentralizatzailea delako izatez euskadiren erabaki esparrua murrizten duelako hautsi egiten dituelako hogeita hamar urtetik gora ezarritako hizkuntza adostasunak ikasle txikiak bereizten dituelako lanbide heziketa debaluatzen duelako eta azken batean ez duelako bermatzen aurrerapausorik erdiestea euskal hezkuntza sisteman

uste du lomcek espainiar estatuko hezkuntza sistemak zentralizatzeko eta uniformizatzeko saiakerari erantzuten diola ez dituelako kontuan hartzen hezkuntza sistema desberdinen izaera eta emaitzak ez dituela bakoitzaren neurrirako proposamenak planteatzen eskumenen esparruan uste dugu lomcek ez dituela errespetatzen gernikako estatutuan hezkuntza arloan aurrikusitako eskumenak euskal hezkuntza sisteman hizkuntzen erabilera arautzea euskal erakundeen eskumen esklusiboa da

administrazioari dagokio hezkuntza sisteman hizkuntzen erabilera eta irakaskuntza arautzea

ez du oinarri teoriko edo zientifikorik eta aurrikusten diren neurriek ez dute behar besteko oinarri pedagogikorik proposatzen diren helburuak bermatzeko ez ditu kontuan hartzen euskal hezkuntza sistemaren ezaugarri eta berezitasunak eta beraz ez du balio oraingo sistema hobetzeko

edozein hezkuntza erreformak sistema hobetzea bermatzeari dagokionez gaitasunetan oinarritutako hezkuntza ez da era egokian planteatzen

asmo argirik ebaluazio eta adierazle sistemen inguruan arbuiatu egiten dugu lomcen planteatzen den ebaluazio sistema ez baitugu uste egokia eta onargarria denik kalitatea ez da ezinbestean

eta helburua etengabeko hobekuntza izan behar da kalitatea ez da bermatzen sistema osoa azken froga bat gainditze aldera egotea bideratuta ebaluazio sistemaren helburua etengabeko hobekuntza eta ikasle guztientzako aukera berdintasuna bermatzea izan behar da uste dugu

adierazle sistema bat antolatu behar dela hezkuntza eragile nagusien parte hartzearekin en cuanto a la participación

oinarri izango dituen bikaintasunaren hezkuntza sistema sustatzea horretarako jarduera ildo batzuk proposatuz eta horrela ildo horretan doaz gure taldeak egindako ekarpenak edo ebazpenak

gaurkoan talde sozialistako ordezkaria den celaá andreak aurreratu digu gure eta beraien artean

eta celaá andreak ere azaldu du zeintzuk izan diren gure talde bien arteko lotuneak erdibideko horiek sinatzeko momentuan agirrezabala jaunari bai esango nioke gauza pare bat

akzio zehatzetara pausoa emateko unea eta guk hor itxaroten geunden

eta gero diozue gure jarrera epela dela guk hogeita hamairu ebazpen zehatz aurkeztu ditugu eta zuok bakarra eta hau ez da konfrontazioa lortzeko nahian ibiltzea komentatu duzun bezala konfrontazioa hitza

konfrontazioa ez da gure estilo ez da eajren estiloa

zuok bakarra eta guk hogeita hamairu eta gaur zen ebazpen edo pausu zehatzak emateko

horregatik guk lankidetzan egiten dugu behar guri elkarlana gustatzen zaigu eta horregatik ponentziaren inguruan erantzun bi eman nahi dizkizut

gure helegiteak ez duela esan nahi aplikatuko ez denik

ez dakit bagauden ala ez ala errekurtso honek egia esan aukera gehiago badituen eta bestetik

horren inguruan ponentzia oso ezberdinak daude bai gurekin batera bestelako ponentzia batzuk adostu izan dira gazteen ponentzia adibidez baina horrek oso ezberdinak izan dira orain arte

ponentziak sortu talde ezberdinek beraien iritzia eman eta ondorio berriak sortzen dira horietatik

honetan badakigu zer gertatuko den aldez aurretik

aplikatu hau da jaurlaritzak prebarikatu dezala zuok egiten ez duzuena nahi duzue jaurlaritzak egitea ez da batere justua

besterik eskerrak eman eta hurrengo txandan jarraituko dugu

zer kontsideratzen duzun zehatza eta zer orokorra baina ponentzi bat eratzea baino

ez dut uste hemen dagoenik baina ez zaidazu esan

orduan hemen dagoena da lehen esandako gauza bera

esan zionean gaztediaz edo gaztetaz hitz egiteari eta gaztetaz hitz egiterakoan hitz egiten ari ginen beren egoeraz

euskal hezkuntza sistemak ez du horren garrantzirik ez da funtsezkoa ez al da gure herriaren etorkizuneko zutabe inportante bat

gaitz egiten zait egia esan ulertzea pozten nahiz hala ere

iparorratz berdina izatea konfrontazioa ez dela gure artekoa zuen

eman dugula elkar ulertzen baldin badigu eta

gure artean berdin ikusten baldin badugu gaur goizean egin dugu eta gaur arratsaldean egiten dugu hain zuzen konfrontazioa kokatu behar dugula euskal herria eta espainiako estatuaren artean hor hain zuzen hor ibilbidea egiteko prest baldin bazaudete

edukiko gaituzue eta ondorioak esaten zidazun ea zeintzuk izango diren ponentzia horren ondorioak zeintzuk izango diren ez aplikatzearena ibilbide bat proposatzen dugu guk egiteko zu jada hasiera hasieratik ondorioak

orduan ondorioak idatzi gabe daude guk planteatzen duguna da ponentzia bat bi

orain arte lortutako akordioetatik abiatzea eta hiru guk denon artean

eskerrik asko agirrezabala jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

ez dogu uste edo gure alderdiak ez dau uste gure sailburuak

ez gaude egoera onenean ez da erraza euskadirentzako lege honek hainbat

baina ez gara gaur jaioak bizi izan ditugu horrelako egoera latzak baita eta hauetatik irabazle edo behintzat gure herriarentzako

horregatik erne gaude horretan lanean gaude baina

ez da bidea lomceri aurre egiteko tresna guztiak martxan jarri ditugu eta beharrezkoak izango direnak jarriko ditugu dagokionean dagokiona

hau ez da y tú más bat baina zuok eh bilduk eskaturiko monografiko bat zen hau eta ebazpen bakarra zuok ekarpenak egin nahi zenituzten eta bakarra egin duzue hori errealitatea da

nik ez dakit hau zuen kasua izan den ala ez baina bai egia da zuok eskaturiko monografikoa zela

eta ponentzia horrek ez badu ezertarako laguntzen zer egiten dugu zein da hurrengoko pausua zer egin behar da orduan gureak ez du ezertarako balio zuenak bai

alderdi sozialistarekin hainbat erdibideko sinatu ditugu baita ere eta pare bati hiru edo lauri konkretuki ezezkoa

bildu beno gaur zen eguna lana egiteko

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

amaituta bozketa hasiko dugulako esan

taldeak egiteko ondorioz banaka banaka bozkatu behar dira denak

taldeak ezin izan ditugulako egin pentsa saiatu garela

eh bildu taldearen proposamen bakarrarekin lehen proposamena eta bakarra bozkatu dezakegu

bai hogei ez berrogeita hamairu ondorioz ez da onartu eh bilduren

alderdi sozialistaren ebazpenak jarraian lehenengo transakzionala

eta eusko abertzalearen hamabiarekin bozkatu dezakegu

berrogeita hiru ez hamar abstentzioak

bigarren transakzionala alderdi sozialistaren bigarrena ebazpena eta euzko abertzalearen bigarrena ebazpenarekin

hirurogeita

ez hamar abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

alderdi sozialistaren hiru bozkatu dezakegu emandako botoak

hirugarrena proposamena onartuta geratzen da alderdi sozialistaren laugarrena proposamena emandako botoak

hamairu bai hamazazpi ez hogeita hamasei

ez da onartu laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpenaren bozketa emandako botoak

hamairu bai hamazazpi ez hamar abstentzioak berrogeita sei ondorioz

onartu da bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena

erdibidekoa alderdi sozialistaren zazpigarrena ebazpena eta euzko abertzalearen hogeita bederatzigarrena ebazpenarekin egin dena

hamairu bai berrogeita hiru ez hamar abstentzioak hogei ondorioz

laugarrena ebazpena alderdi sozialistaren

alderdi sozialistaren zortzigarrena eta euzko abertzalearen hamaseiarekin egin dena

hirurogeita hamairu bai berrogeita bi

ondorioz onartuta geratu da laugarrena transazionala erdibideko proposamena bederatzigarrena ebazpena

emandako botoak

hamazazpi ez hamar abstentzioak berrogeita sei ondorioz onartuta geratu da bederatzigarrena ebazpena hamargarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

hamairu bai hamazazpi

abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu

proposamena hamaikagarrena transatuta dago bostgarrena transazionala da alderdi sozialistaren hamaika eta

erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da hamabigarrena proposamena

hirurogeita hamairu bai berrogeita bi

ondorioz onartuta geratu da hamairuak

eta euzko abertzalearen hamalau hamabost eta hamazazpiak egiten dutena

erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da hamalaugarrena proposamena

hirurogeita

hamasei ez hogeita hamazazpi abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu hamalaugarrena ebazpena hamabost

alderdi sozialistaren hamabostgarren ebazpena euzko abertzalearen bederatziarekin erdibitu da

erdibideko zuzenketa hamaseigarrena

hamairu bai hamazazpi ez hamar abstentzioak berrogeita sei ondorioz hamaseigarrena ebazpena onartua

hamazazpigarrena transakzional bat dago

hamazazpi eta hogeita hamasei euzko abertzalearen lauarekin egin dute erdibideko zuzenketa

berrogeita bi abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da

euzko abertzalearen hamaikagarrena proposamenarekin lortu da erdibideko zuzenketa bat emandako botoak hirurogeita hamairu bai

hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da

transakzional hau ere bederatzigarrena transakzionala osatzen dute

alderdi sozialistaren hemeretzigarrena ebazpena eta euzko abertzalearen hogei ebazpenak emandako botoak

hamairu bai berrogeita bi ez hamaika abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratzen da

transakzioa ere egin du euzko abertzalearen hogeita zortzigarrena ebazpenarekin

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa hogeita batgarrena ebazpena

emandako botoak

hamar abstentzioak hogei onartuta geratu da hogeita batgarrena transakzioa

alderdi sozialistaren hogeita bi eta hogeita hiru ebazpenak

erdibideko zuzenketa bat lortu dute ondorioz emandako botoak hirurogeita

berrogeita bi ez hamaika

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa hau besoa altxa mesedez

alderdi sozialistaren hogeita laugarrena ebazpena aldeko bozkak eskua altxa mesedez

botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita bi

ebazpena onartuta geratu da hogeita bostgarrena ebazpena

hamairu bai hamazazpi ez hamar abstentzioak berrogeita sei ondorioz onartuta geratu da hogeita bostgarrena ebazpena

emandako botoak

bai hamasei ez

berrogeita zazpi ondorioz onartuta geratu da alderdi sozialistaren hogeita seigarrena

alderdi sozialistaren

euzko abertzalearen hogeita hiruarekin erdibideko bat egin du

emandako

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

eusko abertzalearen hogeita bostarekin lortu da erdibideko zuzenketa bat emandako botoak hirurogeita

alderdi sozialistaren hogeita bederatzigarrena ebazpena emandako botoak

hamairu bai berrogeita bi ez hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena emandako botoak

ez hogeita hamazazpi abstentzioak hogei ondorioz

ez da onartu hogeita hamaikagarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

berrogeita sei ondorioz hogeita hamaikagarrena ebazpena onartuta geratzen da hogeita hamabigarrena ebazpena emandako botoak

hogeita hamabigarrena ebazpena onartuta geratu da hogeita hamairugarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

hogeita hamalaugarrena ebazpena emandako botoak

hirurogeita hamairu bai hamazazpi

hamar abstentzioak berrogeita sei ondorioz hogeita hamalaugarrena ebazpena onartuta geratu da

erdibideko zuzenketa bat du euzko abertzalearen hamargarrena ebazpenarekin

orain upydren proposamenak bozkatuko ditugu

batgarrena proposamena emandako botoak

hamairu bai bat ez berrogeita hamabi abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu batgarrena proposamena bigarrena proposamena emandako botoak hirurogeita

ondorioz onartuta geratu da bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena emandako botoak

hamairu bai berrogeita hiru ez hamar abstentzioak onartuta geratu da hirugarrena ebazpena laugarrena ebazpena

hogei ez da onartu laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpena emandako

botoak hirurogeita hamairu bai hamazazpi ez

hogei ondorioz ez da onartu bostgarrena ebazpena

ez hogeita hamasei abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu seigarrena

ez da onartu zazpigarrena ebazpena zortzigarrena ebazpena emandako botoak

ez hogeita hamasei abstentzioak hogeita hamasei ondorioz ez da onartu zortzigarrena

ebazpena bederatzigarrena ebazpena

hirurogeita hamairu bai berrogeita hamairu abstentzioak hogei ondorioz bederatzigarrena ebazpena onartuta geratu da

ondorioz hamargarrena ebazpena ez da onartu

eta hamaikagarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

hogeita hamasei abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu

alderdi popularraren ebazpenak bozkatuko ditugu jarraian

berrogeita bi abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartu batgarrena proposamena bigarrena proposamena emandako botoak

hirurogeita hamairu

ez da onartu bigarrena proposamena hirugarrena proposamena emandako botoak hirurogeita

hamar ez berrogeita bi abstentzioak hogeita bat ez da onartu

ondorioz onartuta geratu da laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpena

hirurogeita hamairu bai hogeita hamazazpi ez

bostgarrena ebazpena onartuta geratu da seigarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

hamairu bai

ondorioz ez da onartu seigarrena ebazpena zazpigarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

hamairu bai

zazpigarrena ebazpena zortzigarrena ebazpena emandako

ez da onartu bederatzigarrena ebazpena hamargarrena ebazpena emandako

botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamasei ez

hogeita bat ondorioz ez da onartu hamargarrena ebazpena hamaikagarrena ebazpena

bai hamar ez hamasei abstentzioak

ondorioz ez da onartu hamaikagarrena ebazpena

hirurogeita hamairu bai hogeita hamasei ez hamasei

ebazpena onartuta geratu da jarraian euzko abertzalearen ebazpenak bozkatuko ditugu

batgarrena onartuta geratu da bostgarrena ebazpena bozkatu mesedez

bai berrogeita bi ez hamaika abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratu da bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena emandako botoak

bai hogeita sei ez hogeita zazpi abstentzioak hogei ondorioz ez da onartu seigarren ebazpena zazpigarrena ebazpena

bai berrogeita bi ez hamaika abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratu da zazpigarrena ebazpena zortzigarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita hamairu

ebazpena hamairugarrena ebazpena

hogeita bat enpate dagoenez berriro errepikatuko dugu

ondorioz hurrengoko bozketa baterako utziko da hemezortzigarrena ebazpena

emandako botoak

ez hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da hemezortzigarrena ebazpena hogeita bigarrena ebazpena

bai hogeita sei ez hogeita zazpi abstentzioak ez da onartu hogeita bigarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena

emandako

bai hogeita hamasei ez hamasei abstentzioak hogeita bat ondorioz hogeita laugarrena ebazpena onartuta geratzen da hogeita seigarrena ebazpena emandako botoak hirurogeita

bai berrogeita hiru ez hamar abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratu da hogeita seigarrena ebazpena

ebazpenean gaude emandako botoak hirurogeita hamairu

berrogeita hamairu abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratu da hogeita zazpigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena

ondorioz hogeita hamargarrena ebazpena onartuta geratu da hogeita hamaikagarrena ebazpena emandako botoak

berrogeita bi ez hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da hogeita hamaikagarrena ebazpena hogeita hamabigarrena ebazpena

hirurogeita hamairu bai berrogeita hamairu abstentzioak

ondorioz onartuta geratu da hogeita hamabigarrena ebazpena hogeita hamairugarrena ebazpena emandako botoak

berrogeita bi ez hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da hogeita hamairugarrena ebazpena gai zerrenda agortuta